eskerrik asko roncal anderea eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andereak dauka hitza

mahaiburu anderea lehendakaria legebiltzarkideak egun on guztioi

hitzak hitz hutsak hitzak azkenean ez direnean konkretatzen

esanahia eta edukia galtzen dute izaeraz uzten dira gaur eztabaidagai daukagun proposamenarekin arrisku hori nabarmen geratzen da orokorkerian geratzen da ez dakigu hori zertan konkretatzen den baina teoria

duelako baina paperetik haratago ikusten duguna da eta ikusi baino gehiago pairatzen

egunerokoan zera da haizeak hitzak eramaten dituela eta konpromisoa ura bezala lurruntzen dela

memorian garbi hitz eginez gaur hizpide dugun aholku batzordearen gomendioekin gobernu onari

guztiok ados egon gaitezke guztiok bat egin dezakegu

tarteko dokumentu honetan idatzita dagoenarekin

arazorik ez balioekin giza eskubideak legeak betetzearekin demokraziarekin arazorik ez

unibertsaltasuna zuzentasuna elkartasunarekin arazorik ez gobernu onaren berariazko ezaugarriekin kontuak ematea gardentasuna erantzukizuna partaidetza eraginkortasuna kalitatea segurtasuna beharrei erantzutea eta herritarren eskariak eta kexekin arazorik ez kontratu

sozial berri bat sustatzearekin arazorik ez osasun publiko guztiaren antolakuntza eta funtzionamendua berriz diseinatzearekin

indarberritzea osasunaren prebentzio babesa eta sustapena bultzatzearekin eta nola ez arazorik ez zerbitzuaren kalitatea

arazoak sortzen dira hitzetatik ekintzetara pasatzen garenean egunerokotasunean eta teoria guzti hau

zertan konkretatzen ditugun egunero indarrean jartzen ditugun neurriekin politikekin eta guk ikusten duguna da guztiz kontrako norantzan goazela eta azkenean aipatzen ditugun asmo on

geratzen direnean hau da pertsona helburu ez duzuenean bilakatzen eta pertsonaren duintasuna urratzen denean ba unibertsaltasuna alboratzen denean ba pertsona batzuei etorkinak izateagatik

eta ordaindu behar dutenean osasun arreta jasotzeagatik ekitatea urratzen denean pertsona batzuei berrordainketa ezarriaz botiketara sarbidea izateko elkartasuna ekiditen denean estaldura sozialetik hainbat botika kanpo geratzen direnean funtzio publikoaren arduraz beste

kanporatzen denean eta uko egiten zaionean jarraipen eta kontrolari demokrazia eta partehartzeari bizkarra ematen zaionean osasun

eragile guztien parte hartzearekin ez denean kontatu nahi eta mugatzen garenean aurkezpenak eta power point ak aurkeztea

duinak prekarietate bilakatzen direnean eta luze jarrai genezake eguneroko praxia zein den ikusita gaurko eztabaidak egia esan gure ustez zentzua galtzen du

hitzetatik jaitsi egin behar dira eta hor sortzen zaizkigu kontraesanak eta beste hainbat kontu badakigu bidea ez dela erraza izaten eta ekintzak teoria errealitate bilakatzea

baina gainditu beharra dagoen malda bat da eta gutxienez saiakera zintzo bat egin beharra dago teoria guzti hori hitz guzti horiek errealitate bilakatzeko eta gure ustez

hor neurtzen dira gaur moduko legez besteko proposamen

konkretura jaisten garenean hankak lurrean jartzen ditugunean baina iruditzen zaigu eta gure taldearen ustez

oraindik urruti aurkitzen gara urruti aurkitzen gara erkidegoko osasun sistema publikoan besterik ez

eraginkorragoak izango zirela esaten ditugun hitzak

teoria ondo dago eta logikoa da eta guztiok dakigu hitzak egon behar direla eta gauzak idatzi behar direla eta jaso behar direla baina esaten duguna da baloratzerako orduan eta benetan errealitatea ekintzetan ekintzetan ikusten dela eta guk ikusten dugu ekintzetara teoria guzti hau itzultzen dugunean hemen planteatzen diren gauzak teoria polit ponpoxo guzti hauek galdu egiten direla eta orduan hemen

apokalipsiaren garaietara eta hemen egin behar dena da herritarrei erantzun egokiak emateko benetan

ekintzetara bideratu hemen aipatu ditugun hitz polit horiek askotan guztiok berdin da ze ideologia dugun erabiltzen ditugun hitz horiek

betetzeko eta batez ere herritarrei erantzunak emango dizkieten neurrietaz betetzeko besterik ez eskerrik asko ubera andrea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

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita hamairu abstentzioak hemeretzi ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako laugarren puntua

gaixorik dauden euskal presoak askatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak arzuaga jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on denoi gaur presoen gaia ekarri beharrean gaude berriro

berriro ere kualifikatuko ditugu egindakoak eta ez egindakoak kalifikatuko ditugu emandako epaiak jarritako zigorrak hitz egingo dugu gatazkaz iraganaz norberaren posizio politikoaz ez nuke nahi

gatazkaz baino konponbideaz hitz egitea nahiko nuke iraganaz baino egunerokotasunaz eta etorkizunaz hitz egitea nahiko genuke

batzuen eskubideaz eta duintasunaz norberaren posizio politikoaz baino hitz egitea nahiko genuke

laurogeita hamaseigarrena urtean zigor kode berria ezarri

arautu zuten gaixo larrien baldintzapeko askatasuna hogeita bat euskal preso askatu zituzten artikulu aplikazioan

gaixo zeundenen eppkako kideen kaleratzeak lege orokorraren salbuespeneko

hainbat errekisito berri jarri zuen kolektiboko kideei eta praktikan kaleratzeak bertan behera geratzea ekarri zuen honek

gaixotasun terminala zuten eta esaten den bezala atea ziren hiltzera azken urtetan kasu batzuk eman dira zeintzuk espetxe aldia

kartzelaldi arindua izan da bidea ehun puntu bi artikuluaren bitartez seguritate baldintza zorrotzak ezarri zaizkie

berezkoa dutena legez denei bermatu behar zaio berdin

duintasunerako eskubideaz ere hitz egin beharrean gaude pertsona batek gaixotasun sendaezina badu kartzelatik atera behar da duintasunagatik medikuek esaten duten moduan

uzten sendatzea zigorra ez dago betetzerik duintasunaren printzipio honen kontra esa demanda de humanidad ha sido

gogorza txus martín ventura tomé josetxo

berriozabal gari arruarte iñaki etxeberria josé migel etxeandia baita ere ekarri ibon fernández iradiren kasua frantziar estatuan

senide hurbila dena gainera epaileak izendatutako bi medikuk ondorioztatu dute eritasuna ez dela kartzelarekin bateragarria eta

berak esaten duen moduan tamalez prozesua luzatzen ari da baita ere orain dela oso gutxi pablo gorostiaga eta patxo murgaren familiarrek agerraldi bat egin zuten etxe honetan bertan gisa eskubideen batzordean biek hirurogeita hamar urteetako muga gainditu dituzte txente askasibar sebastián etxaniz isidro murga eta karlos trenor

bezala familiarrek testuinguru politiko edota egoera penalaz haratago adinak markatutako euren egoera gogorrarekin enpatizatzea eskatzen zigun elkartasuna luzatzea eskatzen zigun

hurbiltzea kasura eta hori da hain zuzen ere gaur ekimen honekin ekarri nahi duguna una petición de tratamiento humanitario

presoek egin duten eskaera araba bizkaia eta gipuzkoaren gehiengoarentzat ontzat hartzen da

bat duten presoak askatzea legeak ezartzen duen bezala galdera honi

ontzat erantzuten dio bakarrik ehuneko

gaizki ikusten du ez dakit gaurko bozketa nola amaituko den baina ordezkaritza politikoak ez du bat egiten gizartearen ikuspegi

egin duen ehuneko hirurogeita hamarek pentsatzen duela egungo egoeran espainiako gobernuak presoak euskal herriko kartzeletara

lituzkeela gehiengo kualifikatu batek uste du legeak preso guztiei onartzen dizkien espetxe onura besteak beste

irtenaldiak eta abar euskal presoei ere eskaini behar zaizkiela amaitzeko soziometroaren inkesta honek erantzun duen

berrogeita bostek pentsatzen du espainiar gobernua gaizki kudeatzen ari dela kartzela politika denbora politiko berri honetan ehuneko hamabi batek bakarrik pentsatzen du ondo egiten ari dela kudeaketa hau izan ere

gizartearen pertzepzioan guztiz instalatuta dago hau gizarteak esaten duena inkestei beti jarri zaizkien prekauzio guztiekin

legalitateagatik gizatasunagatik eta gizarteak hala eskatzen duelako preso gaixo eta adin handikoak babestu behar

están tendidos son las leyes eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

presoak eta espetxe politikaren inguruan eztabaidatzen egon ginen hementxe bertan

ez dakit tamalez azkena izango den

orain dela hamabost egunetik hona ere komunikabideetan zehar bueltaka ibili gara gai berdinarekin urliak edo sendiak aterata

ez dugu larregi lagunduko batzuk eta besteok jorratu nahi duten eszenifikazio horretan euzko alderdi jeltzalearen jarrera argi dago askotan errepikatu dugu eta beraz ez noa

laburbilduz espetxe politika bizikidetza politikaren zatitzat jo beharra dago hori horrela bere aplikazioa aldarazi egin behar da esan dugu mantentzen dugu eta esan beharreko leku guztietan horrela esan dugu

normaltasun estandarrak berreskuratu egin behar ditugu bizikidetza politika bat bultzatzeko asmotan

eskerrik asko iturrate jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

erantzuteko txandan eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko berriro entzun behar dugu garaile eta garaituen

epiko hori bortizkeriaren diskurtso hori

herrera de la manchan euskal herritik seiehun kilometrotara baita ere imajinatzen dut han dagoela

hirurogeita hamar urte legebiltzarkide ohia alkate ohia baserritarra aittitte esaten dut kartzela ez dela berarentzako lekua

izan zen guztiok dakigun moduan egunkari baten zuzendaritzan aritzeagatik zein biktimei eman behar die azalpenak

ze delitua inputatu zitzaion berari ez dagoen bortizkeri bat ekiditeko saihesteko zer jardun

txarragatik ekarri daiteke horrelakoak hona

damutzea kalera ateratzeko gaixotasuna edo adin handia duen preso bat errazago presionatu daitekeelakoan egoera horrekin makurrarazteko hau al da justiziaren ikuspegia

aukera bagenuen erdibideko batera heltzeko saiatu gara gure saiakera guztiak egin ditugu rebajatu dugu gure testua gure posizioak pentsatzen genuelako arduragatik preso gaixoek eta

adin handia daukatenek merezi zutelako erantzun bat parlamento honetatik

erantzuletasunagatik hori planteatzen genuen ez da posible izan eta

zuzenketa horretan nahiz eta ez gaituen asetzen hirurogeita hamar urtetakoen egoera ez delako bertan aipatzen eta baita ere

artikulu horren erabiltzeari aipamenik egiten ez direlako aipatzen da ordea aplikazio ez murriztailea egitea hor termino horretan ikusten dugu guk

salbuespenezko errekisito horiek ez aplikatzea baizik eta legislazio arrunt bat aplikatzea kasu honetan eta horregatik eskatuko dugu hala eta guztiz ere puntuka bozkatu izatea esaten dudan moduan gizarteak gaur legebiltzar honen erantzun bat merezi duelako eta erantzukizun horretatik bozkatuko dugu esan bezala pnvk

eskerrik asko arzuaga jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

zuzenketa justiziaren aldeko zuzenketa terrorismoaren biktimen aldekoa usted conoce este libro

maneiro jauna euskal sozialistak ares jauna zurea da hitza bai

ez horrenbeste enegarrenez upydko bozeramaileak

jarraiki ehun eta hamabost puntu bat artikulua urratu duelako baizik eta berorrek zuzentzen duen mahaiak halakoetan

baimendu eta neurririk hartu ez duelako eskerrik asko urruzono jaunak nahi duzunean señora presidenta

iturrate jauna ez du hitzik hartu behar llanos andrea zurea da hitza

bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamena jatorrizko testua bozkatu dezakegu

botoak hirurogeita hamairu bai

ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu mistoa upydren osoko zuzenketa jarraian euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euskal sozialisten osoko zuzenketa ere ez da atera jarraian euzko abertzaleen osoko zuzenketa nola aparte

puntuzka bozkatzeko bale orduan bozkatuko dugu lehenengo eta bigarren euzko abertzaleen osoko zuzenketarenak bozkatu ditzakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita zazpi ez

onartuta geratu dira jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako bosgarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

egun on guztioi legebiltzarkideok

helburu jakin batekin egina dago hain zuzen ere aurreko lege aldian hasitako bidea modu onuragarrian burutua izan dadin erdiestea ikastetxe bakoitzaren eta euskal hezkuntza sistema osoaren mesedetan dena

gogoetatik abiatu zen isek delakoaren eta emaitzen arteko korrelazioak aztertuz

agertzen ziren isekek teorikoki aurrikusten zizkien emaitzak

nabarmen hobeagoak lortzen zituztenak hau da beren eskola jardunean

zutenak hezkuntza balio erantsiaz ari naiz hain zuzen ere eta ez eskola emaitza hutsez ez baitira

balio erantsia da benetan garrantzitsua berak argitzen baitu ikastetxe batek ikasleen aurrerakuntzari aportatzen diona

neurtzen baitu azken batean ikastetxe horren hezkuntza kalitatea galdera logikoa zen zer dute bada ikastetxe horiek guztiek horrelako balio erantsi handia gaineratzeko beren eskola jardunari galdera logikoa zen

euskal herriko unibertsitatearekin batera ikerketa lan serio bat eginez ikastetxe hauen inguruan beraien berezitasunak argitu nahian eta beste ikastetxeetara eta euskal hezkuntza sistema osora hedagarriak izan zitezkeen ezaugarriak detektatu nahian eskola emaitzen hobekuntza bat lortzeko asmo sendoarekin

abian jarri genuen iniziatiba hau ez zela modu isolatuan egin aitzitik eskola emaitzak hobetzeko plangintza orokor bat parte gisa

hezkuntza oso sistema konplexua da eta bakarka eta zatika hartzen diren erabakiek eta martxan jartzen diren ekintzek edo programek beren eraginkortasunaren parte handi bat galtzen dute ikuspegi orokor

alferrik ibiliko gara iniziatiba bakartu bakoitzari izen berri eta deigarri bat asmatzen helburu nagusi bati zuzenduta ez badago eta plangintza orokor esplizitu baten parte ez bada

beraz legez besteko proposamenaren asmo zuzena aurreko lege aldian hezkuntza balio erantsi handia

egindako ikerketari eta berarengandik eratortzen diren ondorioei hezkuntza etekin handiena eskuratzea euskal hezkuntza sistemaren

handik eta hemendik abian jartzen diren ekinbidea

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

bai eskerrik asko mahaiburu andrea eta beno gure taldeak hemen ere

egin du erdibideko proposamena izan ere

bat gatoz bertan jartzen duenarekin eta euskal herria bilduk hasierako planteamenduan jasotzen zituen oinarrizko zutabeak jasotzen dituelako eta orain esplikatuko dut beraz nik uste dut bikaintasunetaz euskal hezkuntza sistemaren bikaintasunetaz hitz egiten

esan daitekeela gaur arrakasta lortu dugula arrakasta lortzen ari diren bezala hain zuzen gaur milaka eta milaka ikasle euskal herriko kaleetan

eginez eta baita ere euskal hezkuntza sistema propio bat aldarrikatuz baino gaira

andreak gaur hona ekarri digun gaira etorriz

nik gehiago zentratuko naiz gaurko gai horretan eta gaurko gaia da hain zuzen ikerketa baten berri ematera etorri dadila hezkuntza saila eskatzearena

legebiltzar honek eskatzen du etorri dadila hezkuntza saila aurreko legealdian hasitako ikerketa baten berri

departamentuak eta doe departamentuak parte hartu dutenenena

californiako unibertsitateak parte hartu

egia esan ditugun datuak direla eta deskubrimendu handirik ez dela egiten nik uste dut esan daitekeela baina gauza bitxi batzuk

irakasleen prestakuntzaren garrantzia ez dagoela metodologi konkretu bat besteak baino hobea denik metodologia ezberdinak landuz

edo emaitza onak lortzen dituztela ikertu diren hogeita hamabi ikastetxe horiek aniztasunaren trataeraren erabateko lehentasuna

dauden baliabideak nola erabiltzen diren erabiltzen direlarik tutoretza eta orientazioaren rola ere inportantea da ebaluazio prozesuen argitasunaren premia

eta antolakuntza demokratikoa ikastetxeetan koordinazioaren garrantzia bai barruari begiratuz eta baita ere kanpoari begiratuz elkarbizitza eta eskola giroaren inportantzia familien parte hartzea nik uste dut hauek direla gehien bat nabarmendu daitezkeen ezaugarriak eta bertan

hau horrela izanda beraz ikerketaren inguruko hausnarketa eta apunte batzuk egin nahiko nituzke gero etorriko naiz hain zuzen oyarzabal jaunak egindako ondorioetara zeren eta zuk txosten bat badaukazu eta nik beste bat edo diferente irakurri dugu baina gero

ikerketaren inguruko hausnarketa dela eta

bat gatoz bertan planteatzen den helburu orokorrarekin

onen katalogoa egitea ikastetxe guztiak ezagutu ahal izateko ezagutu dezaten ikastetxe guztiak eta honek euskal hezkuntza sistema hobeago bat beraz bat gatoz ikerketa horretan planteatzen den helburu orokorrarekin hori batetik bigarrenik ikastetxeen aukeraketari dagokionez

celaá andrean esan duen bezala laurehun eta hogeita bat ikastetxe hartzen dira hasiera batean baina aukeratu egiten dira

hogeita hamabi ikastetxe deigarria da gipuzkoako ikastetxe gutxiago

legokiekeena baino beraz ez dakigu zergatik den hori baino argitu beharreko kontu bat

espero dezagun hezkuntza saila hona etorritakoan hori

hirugarrenik aztertu beharreko esparruei dagokienez lehen esan dudan bezala askotxo hartu dira curriculuma irakasleen prestakuntza ikastetxeen partehartzea berrikuntza eta prestakuntza proiektuetan oyarzabal jaunak aipatu duena ere ikasleen jarraipena eta ebaluazioa

koordinazioa eskolatik kanpoko ekintzak ikastetxearen ebaluazioa eskola klima elkarbizitza eta azkenik hezkuntza komunitatea beraz elementu eta indikadore inportanteak iruditzen zaizkigunak beraz ikerketa

ematen du hauetaz aparte ere aipatu nahiko nituzke puntu batzuk esan dugu

praktika honen katalogoa egitearekin eta hezkuntza komunitate osoari

ez gatoz bat eta hau bai isladatu dugula elkarrizketetan

edo erdibidekoan jasota dagoen bezala ikastetxeen arteko sailkapena egitearekin espero dezagun honetarako

sailkapenak egiteko horren kontra dago

izan ere horrelako ikerketek horren arriskua badute ez gatoz bat ikerketatik aterako diren ondorioak beste

izan ere honek askotan aldarrikatutako ikastetxeen autonomiaren kontra joko bailuke beraz inposaketarekin ere ez gaude

baldintzetan ezaugarrietan tipologian maila sozio ekonomikoan baliabideetan irakasleen egonkortasun mailetan aurretiko esperientzietan

beste batean kalteak sor ditzake eta azkenik ez gatoz bat ere ikastetxeen arteko konparaketa egitearekin hau da ikastetxe onak eztabaida antzuetan sartzearekin muga horiek marra gorri horiek jarrita hain zuzen iruditzen zaigu prebentzioak hartu behar direla

kontutan hartu dira eta erdibidekoak hain zuzen ranking ik ez planteatzen du inposaketarik ez planteatzen du eta konparaketarik ez planteatzen du beraz pozgarria dela iruditzen zaigu bukatze aldera beraz

pozten gara ikastetxeko praktika honen katalogoa izango dugulako pozten gara ikastetxeen arteko ranking ik eta sailkapenik egingo ez delako eta pozten gara ondorioak euskal hezkuntza sistema osora hedatuko direlako eta pozten gara horretarako beharrezko

jarriko direlako hauexek izan dira jasoak erdibideko

beraz aldeko bozka eman emango dugu bai erreferentzi bat egin nahi diodala partidu popularrak oyarzabal jaunak egin duenari ez dakit txosten bera daukagun

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok

guztiz garrantzizko gaia eta ikusten den moduan adostasun maila altua lortzen duena celaá andreak oyarzabal jaunak eta agirrezabala jaunak proiektua zertan zetzan

gehiegi luzatuko gai honetan euskal hezkuntzak egindako bidea goraipatzeko modukoa da bai alderdi kuantitatiboei eta baita alderdi kualitatiboei dagokienez ere hiru hamarkada luzeotan barrena elebiduna eta baita eleanitza ere lortu da ezagutza euskarri giza baliabide eta baliabide material onargarriekin hala ere

argi dago euskadik indar handiko berrikuntzari ekin behar diola hezkuntza gaiei dagokionez hezkuntza sistema guztiarentzat komuna izango den hezkuntza egitasmo baten bitartez bildutako ezagutza eta giza baliabideak baliabide material eta funtzionalak partekatutako eta hogeita bat mendeko erronketara egokitutako proiektuaren

hezkuntza sistema benetan bikaintasunaren eta berrikuntzaren

hezkuntzak hogeita bat mendean izango dituen erronkei bermearekin aurre egiteko erdibidekoan jasotzen denaren arabera

esan beharra dago eusko jaurlaritzako hezkuntza saila arteko legealdian hasitako konpromiso hauen betetze bidean dagoela

laster gainera eajren konpromisoa

gure hezkuntza sistemaren bikaintasuna lortzeko xedean

bikaintasuna hezkuntza sistemaren motorra zela

herriaren etorkizunerako beharrezkoak dira garapen pertsonal eta profesionalerako lehiakortasuna hobetzeko eta gizarte kohesioa eta

erdieste aldera gizartea aldatzeko eragilea da hezkuntza hori dela eta herritarren garapen pertsonal eta profesionala eta

hezkuntza mailaren mende daude eajk kalitatezko hezkuntza sistemaren egingo du lan bikaintasuna helburu duena integratuta dagoen sistema anizkoitza eraginkorra eleanitza eta berritzailea euskadiren etorkizuna irudimenez eraikiko duena

baita hezkuntzako egitasmoen aurkezpenean gasteizen mila bederatziehun eta laurogeita hamairuko maiatzean

erantzunez uriarte sailburuak zera esan zuen
derrigorrezko hezkuntzan isiltasuna mesedez eskerrik asko mahaiburu andrea

derrigorrezko hezkuntzan eta lanbide heziketan bikaintasunaren alde lan egitea testuinguruko beste hainbat eragilerekin elkarlanean eta soluzioak sareetan aurkituz beraz

bukatzeko bai erdibideko hau burutu eta onartzeko prestutasuna eskertu nahi diet talde sinatzaileei

eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea erantzunen txandan euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

ez du hitzik hartu behar agirrezabalak ez du hitzik hartu behar

euskal sozialistak euskal popularrak

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hirurogeita hamairu

gai zerrendako seigarren puntua euskal legebilzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena kontsumobide kontsumoko euskal institutua

entitate bakar batean integratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andreak

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den corcuera andrea zurea da hitza